egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

zortzigarren puntua beste baterako utzi dela abisatzen dizuet gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena maitane ipiñazar miranda miren gallástegui oyarzábal ander rodriguez lejarza diana urrea herrera

egoeraren gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordeko kideren batek irizpenaren alde edo egin nahi du legebiltzar talderen batek

irizpenarekin zerikusia duten legebiltzarkideek izan ezik gainerako legebiltzarkideak bozkatu dezakegu bozkatu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita lau eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratzen da irizpena

bateraezintasunen batzordearen irizpena euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko hautagaiaren

eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kidea izendatzea batzordeko kideren batek talderen batek beraz besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

irizpena onartuta geratu da irizpena onartu ondoren kidea hautatu edo izendatze prozedura hasiko dugu

ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek hitza hartu nahi du ez

txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere beste aurrekari batzuk ikusita eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontutan izanik proposatzen dizuet oraingo honetan izendapena bozketarik gabe egitea legebiltzarkideren batek oztoporik bai ez

administrazio kontseiluko kide izendatzen da gai zerrendako

mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua berotegi efektua eragiten duten gasen bilakaerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda otero jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

akordio hau posible egin duzuenoi ez da erraza izan baina posible izan da gaur legebiltzar honek larrialdi klimatiko egoera deklaratuko du

asko aldatu beharko lukete gure taldearentzako albiste ona da aurrerapausoa gaurkoa ordea eraldaketa sakon batekin ez badator ez da baliagarria izango asko kostata eta behar zena baino askoz ere beranduago izan bada ere

oholtza politikoaren erdigunera iritsi da eta geratzeko

baina klima larrialdia dagoeneko sute uholde lehorte urakanen ugaritzearen bitartez edo itsas mailaren igoeraren bitartez somatzen hasia bada ere dena hankaz hora jartzeko potentziala du eta

logikoa da larrialdi klimatikoa ez baita ingurumen arazo bat lehen mailako arazo sozial eta ekonomiko bat da

planetarentzako gertatzen ari dena egokitzapen prozesu sinple bat da

planetaren historian askotan gertatu da aldatu dena da oraingo desoreka guk sortu dugula gure isuriekin batik bat baliabide fosilak erreta eta etorriko den oreka beroagoa isurien araberakoa izango da

guri ez guri gradu eta dezima bakoitzak kalteak sortzen dizkigu bi gradutik gora etorkizuneko bizitza baldintza materiala konprometitzen dizkigu hortik gora ez dut egin nahi edo beste modu batean esanda gure garapen eredua planetatik baliabideak hartu eta hondakinak zabaltzean oinarritu da atmosferara ere

baliabide mugatuak dituen planeta batean konturatu gabe planetari deklaratu diogun gerra ezin zela

planeta gure jarduerari egokitu besterik ez da egingo gu gara egokitzapen horren lehen kapituluak ikusten ari garenak eta gure ondorengoak hurrengoak bortitzagoak

ez badugu azkar eta asko aldatzen eta justizia poetikoa ez dagoenez isuri gutxi bota dituztenek eragin bortitzenak pairatuko dituzte

eta isuri asko eraginez aberastu diren herriak gureak bezala erantzukizun berezia dute klima larrialdia gure jardun guztien ondorioz etorri denez

akats historikoa izan da emaitzek erakusten diguten bezala klima larrialdia laburbilduz ez da ingurumen eztabaida sektorial bat ekimen sendoa eta zentralidade politikoa eskatzen duen kontua da

ez da iritzi oholtza politikoaren erdigunera egun batetik bestera hamarkadak behar izan dira hona heltzeko norabide okerrean gindoazela esanez ahotsa

bozgorailu txikiekin txosten kezkagarriak plazaratu dituzten zientzialariak tokian tokiko gehiegikeriak eta txikizioak salatu dituztenak eta bide batez esanda

eta guztiak izan dira beharrezkoak kontzientzia sortzeko baina gailurrez gailur konponbideez hitz egin bai baina arazoa konpontzen ez zirela ikusteaz nazkatuak luterok bere tesiak elizanitzatu zituen bezala

beraien egia formula sinple batekin baina bete betean asmatuz gure etorkizuna lapurtzen ari zarete

bi direla larrialdi kasuetan hartu behar ez diren jokabideak bata panikoan sartzea horregatik nator bat urkullu lehendakariarekin jaurlaritzan larrialdi klimatikoaren inguruan irakurri zuen deklarazioan

urrundu behar dugula esan zuenean larrialdi batean

beste jokabide bat larrialdi bat dagoenean panikoa bezain kaltegarria geldotasuna egoerari behar besteko garrantzia eta atentzioa ez jartzea orain arte egiten ari zinena egiten jarraitu ahal izango duzula uste izatea eta kasu horretan ere zureak egin du

lehendakariak klima politiketan euskal aitzindaritza aldarrikatzen duenean indarrean ditugun planak goraipatzen dituenean

etxeko lanak egin ditugula irudikatu nahi denean aitzindaritza

emaitzekin ikus dezagun hasteko gure egoera jasangarria da gure garapena jasangarria izan da

mundu mailako isurien kopurua ez da jasangarria

horraino guztiok ados gaude orduan nola izan gaitezke jasangarriak

eta europarekin alderatuta goitik baldin bagaude eta kasu honetan kontsolamenduak saguaren burua izatea estatuarekin konparatuta kontsolamendu

eta hori da argazkia eta ibilbidearen inguruan etxeko lanak eginda gaude

gobernu honek bere programa aurkeztu zuenean ingurumen administrazioaren natur ondarearen kontserbazioaren eta aldaketa klimatikoaren legea aurrera ateratzeko asmoa zuela esan zen gero hirutan zatitu zen beste biak aurkeztu dira eta orain aldaketa klimatikoaren legearekin lanketa

egiten ari garen arren guztiok dakigu ez dagoela denborarik onartzeko

hiru urte izan ditu baina urkullu lehendakariak zazpi izan ditu jaurlaritzaren erretorikak euskal plangintza goraipatzen du baita

urterako karbono neutroak izateko asmoa aurkezten du eta oso albiste ona da baina aldi berean bi plangintza dokumentu aipatzen ditu hauekiko konpromisoa berretsiz lehena klima estrategia da baina hemen arazo handi bat daukagu klima estrategiak esaten du

urtean baliabide fosilek kontsumo energetikoaren ehuneko hirurogeia izaten jarraituko duela galdera agerikoa da

energiaren ehuneko hirurogeia fosilak erretzeak ekarriko badigu bigarrena bi mila hogeita hamar estrategia energetikoa da baina hemen beste arazo nagusi bat daukagu estrategia energetikoak dio gas gas fosila gas natural fosila erabiliko dugula

urtera arte nola demontre lortuko dugu karbono neutraltasuna

urterako gasa erretzen jarraituko badugu bi mila ehungarrena urtera arte hori poliki poliki azaldu beharreko kontua da

ez dagoela gaur egun mahai gainean plangintza sinesgarri bat baina kontuz ez dut esaten ez dugu esaten ezer egin ez denik aurreko astean

urtetik klima politikak martxan daudela bai arazoa ez da klima politikak martxan dauden edo ez arazoa da klimak ez diela jaramonik egiten ez hitzei ez planei ez politikei eta ez legeei ere klimak isuriei bakarrik erantzuten die oso epaile zorrotza da klima

klimari ez tamalez klimaren aurrean emaitzak bakarrik erakutsi daitezke eta emaitzak ez dira onak eta joera

horrenbeste aipatzen dugun karbono neutro egoerara iristeko benetan pentsatu dugu zer suposatzen duen karbono neutraltasunera iristeko gaur hasi eta gutxienez urtez urte isurien ehuneko zortziaren beherapena

azken berrogei urteetan ehuneko seiaren jaitsiera izan da nola demontre jaitsi behar ditugu

hurrengo hogeita hamar urteetan izugarrizko aldaketa izan gabe hori da aurrean dugun erronka hori da aurrean dugun lana eta guk orain arte legealdi honetan erakutsi dugun bezala eskuak prest biak lanerako ari gara

hemen itun ekologiko bat behar dugu zeren bi aukera ditugu mirarien zain jarri edo makina guztia helburu honetara bideratu eta horrek eskatzen du sektore guztietan eraldaketa imajinazio asko

ikerkuntza eta dirua diru asko aurreko astean angela merkelek berlingo kaleetan ia hirurehun mila pertsona klima mobilizazioetan parte hartzen ari zen bitartean

euroko neurri pakete bat iragarri zuen eta egoera esaldi labur batekin onartzen zuen epitafioa ipiniz gaur egun ez gara jasangarriak alemaniak eman duen bultzada gurera egokitzeko ekonomien

jartzea eskatzen digu mahai gainean prest gaude horretaz hitz egiten hasteko amaitu nahi dut esanez bihar

kalean asko izango direla izango garela eta oihuen artean esan egia

eta egia gogorra da baina egia zor diegu eta egia esanda helmuga non dagoen badakigu

baina bidea oraindik ez dago marraztua eta marrazteko zailtasun handiak ditugu norabide batzuk badakizkigu egin behar duen gora zerk egin behar duen bera gora energia berriztagarrien inplementazioak egin behar du elektrifikazioak garraio publiko erabilerak

burujabetza energetikoak eta elikadura burujabetza eta dena martxan jartzeko burujabetza guztia

berotegi efektuzko gasen isuriak eta horretarako behera petrolio gas eta ikatzaren kontsumoak eta horretarako behera ere milaka kilometro mugitu behar duten produktuen kontsumoak gaur egungo hipermobilizazioak plastikoak erraustegiak auto pribatuaren erabilerak kontsumoak eta tximinietako keak besteak beste

aitortu behar dugu oraindik ez dakigula baliabide fosilik gabe nola konponduko ditugun hainbat kontu abiazioa lurreko garraio astuna

merkataritza eta arrantza flota nekazaritza mekanizatua edo baliabide fosilen erabilera ez energetikoak hori horrela izanda

nondik hasi non inbertitu eta badakigu aldaketak zein norabidean hasi behar ditugun badakigu berrikuntza eta garapenaren plangintza estrategikoak nondik nora joan behar duen aukera leihoak hor daude eta norbaitek

saia gaitezen gu izaten esaten denaren aurka esperantza ez da galtzen den azkeneko gauza irabazten den lehena baizik gazteen bultzadarekin itxaropena ate joka dator asma dezagun elikatzen

eskerrik asko otero jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

baten harira deituko dugu larrialdi klimatikoa hemen legebiltzarrean baina larrialdi klimatikoa

gure herrian jaurlaritzak deitu zuen eta gure ekarpena eztabaida honetan izango da mugi gaitezen mesedez berandu gabiltza eta pasa den ekainean nik lehendakariari eskatu nion

ekimena eta borondate politikoa erronka honi aurre egiteko eta ekimena lidergoa eta borondate politikoa islatu behar dira

aurrekontu nahikoak behar ditugu neurri zehatzak eta eraginkorrak aurre eramateko eta baliabide ekonomikoak horiek sustatzeko el

izan dira bai klima aldaketarako bai ingurumenerako eta orain aldatu behar ditugu aldatu behar ditugu politika energetikoa hondakin politikoa basogintza politikoa mugikortasun politika eta egin behar dugu esan nuen ekainean hiru legealdi ditugula horretarako eta hori ez da nik esandakoa zientzialariek esan dutena horrexegatik eskertu benetan bihotzez eskertu behar diegu kaleetan dauden gazteei haiek erakusten digutelako eredua

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi euskadi erkidego aitzindaria da garapen jasangarriaren aldeko konpromisoan ingurumenarekiko errespetuan

estrategian eredugarria izan da ibilitako bidea eta bide horrek beti izan du erakunde publiko guztien konpromisoa eta euskal gizarte osoaren atxikimendua

eusko jaurlaritzak erabaki baitu mundu guztiko erakunde politiko sozial eta akademikoekin bat egitea eta klimaren eta ingurumenaren larrialdi egoera adieraztea

onartzeko konpromisoa iragartzeko uztailaren hogeita hamarean lehendakariak larrialdi klimatikoari buruz egindako adierazpen instituzionalaren bi zati dira hauek eta eh bilduk aurkeztutako mozioari egin diogun zuzenketan gureak egin ditugunak zalantzarik gabe aldaketa klimatikoari aurre egitea egokitzea edo nolabait murriztea edo geldiaraztea munduak bere osotasunean erronka nagusienetako bat dela dudarik gabe esan genezake

interes politiko akademiko eta sozial handikoa izan zen denok helburu berdina partekatzen dugulako aldaketa klimatikoaren bilakaera aldatzea eta konferentzia horretan euskadik aldaketa klimatikoaren aurrean hartu duen konpromisoa agerian geratu zen

isurpen orokorrean baina hala ere aspalditik ari gara berotze orokorraren aurrean konponbidea bilatzeko ekintza zehatzak martxan jartzen

gai honetan eta herrialde eta udal mailako estrategia bat ere badaukagu euskadin udalsarea bi mila hogeita hamar non hainbat udalek

bururatzen dituzten isurien inbentarioetatik hasi edo aldaketa klimatikora egokitzeko edo gutxitzeko hainbat neurri

urteak daramatzagu ibilbide hau jorratzen eta

eskaini dute eraginkorrak izan direlako hainbat eremutan batzuk aipatzearren herritarren kontzientziazioa adibidez orain dela hamar urte baino hamalau puntu altuagoa da isurketak murriztu egin dira hazkunde ekonomikoaren garaian gainera hamar urteetan euskal ekonomiak ehuneko hirurogeita bost gora egin du eta isurketak berriz

ari dira kontsumoari dagokionez bi mila zazpian ehuneko zortzikoa zen eta bi mila hamaseian ehuneko hamalaukoa nahiz eta onartu behar dugun europak

bi mila hogeita hamarerako ehuneko hogeita hamarean daukan helburu hori

nahiko urruti dagoen ez esan dugun bezala urte asko daramatzagu gai honetan lanean egindakoa agian ez da nahikoa izango inorentzat ez da nahikoa izango baino ausartzen naiz esatera bide onetik

ehuneko ehunean garatzea ekonomia zirkularra ere aipatu da eta dagoeneko estrategia bat

erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko legea onartu zen dagoeneko jaurlaritzak helarazi du baita ere

eta aldaketa klimatikoari buruzko legea ere prestatzen ari da eta jaurlaritzaren asmoa

legebiltzar honetara ekartzea da beraz euskal erakundeak beste eragile eta gizarte osoarekin batera lanean ari dira bide bat ezarrita dago nazioarte mailan jarritako helburuak lortzearekin bat datorrena aurrera egin dugu baina

ados gaudela eta horretarako guztiok beharrezkoak gara nik ere zoriondu gaur lortu dugun akordioa uste dut oinarri ona izango dela denok helburua partekatzen dugulako

helburu hori lortzeko abian jarri behar diren ekintzak zeintzuk izan behar diren edo zer abiaduratan egin behar dugun ez

aldaketa klimatikoari aurre egin behar dugula zintzotasunez eta seriotasunez aritu behar gara eta

tribuna hau ba benetan horretan gure

antzuetan erortzeko beraz nik uste dut gaurkoa oinarri ona dela eta aukera paregabea izango dugu aldaketa klimatikoari buruzko legea legebiltzarrera etortzen denean ba hor benetan eztabaidatzeko bakoitzak

egin behar dugun bat nator ere otero jaunak esan duenarekin arduraz alarmismoan erori gabe urgentziarekin eta anbizioarekin jardun behar dugula ez gizartea gainera horrela eskatzen digulako eta

denbora honetan benetan ardura instituzional eta politikoa daukagun hori hori eskatzen ari direlako bukatzeko

jon kareaga gazte gipuzkoarrak atzo bertan ekindako elkarrizketa batetan esaten zuena

berak esaten duena denon eskuetan dagoela benetan eskatu behar diogu baita ere ardura instituzional eta politikoa daukagun edo daukatenei zerbait egitea baina uste dut bakoitzak ere bere esparru txiki horretatik gauza txikiak eginda asko egin genezakeela eskerrik asko
eskerrik asko berasaluze anderea erantzunen txandara pasatuz otero jauna zurea da hitza

ez dudarik izan aldaketa klimatikoa edo larrialdi klimatikoaren kontua

eta pisua izango duen kontu bat izango dela besterik gabe berasaluze

helburua nik uste dut erratu duzula helburua da karbono zero

hori oso kontutan hartu beharko zenukeela eta hemen badago honen atzean badago kontu garrantzitsu bat eta da nazio batuen zuzendari orokorraren guterresen teoria ea egia den edo ez berak esaten du bolantazo bat eman behar dela klaro eta hemen

hau da guk bolantazo bat nola emango dugu zuen hitzetan gauzak ondo egiten ari baldin bagara

karril onean goaz gobernuak dena ondo egin du euskadi aitzindaria da plan egokiak ditugu

errepidetik aterako gara beste interpretazio bat badago ordea

datuak horrenbeste bihurritu gabe egoera larria dela esaten dugunok eta karriletik aspaldi atera garela

bide onera sartzeko edo bide onean sartzeko

datuak asko bihurritu dituzu baina nik esan dizut epaile gogorra dela eta nik uste dut erantzuna nahi baduzu galdera bakar bati gutxienez erantzun beharko zeniokeela nola

balantzea datuetan hau izatea

lehen datuak bi mila hamairukoak esan genezake ekimenaren ondorioz

ez dute bakarrik balio egoera aldatzeko edo egoera eraldatzen hasteko datuak bihurritzen baditugu eta interpretazio okerra egiten badugu

agian eta zuk hemen esan duzu interes partidistak ez dutela gailendu behar

gauzak ondo joan dakizkiguke aldaketa klimatikoa dago

arduratu gauzak ondo egiten ari gara nik uste dut eta laburpen ona egiten duela

eta hori erantzun beharko zenuketela eta autokritika pixka bat zintzoago egin eta gero gauzak asko erraztuko dira akordioetara iristeko

euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza

rojo anderea euzko abertzaleak berasaluze anderea zurea da hitza

ikusi dudanean aho batez onartuko dugula erdibidekoa eta sinatzerakoan esan didazu kexatuko zinela eta kexatu zara eta asko orduan

aho batez onartze hori zertan datza nik espero det benetan gaurkoa oinarri izatea zerbaitetarako lehen ere esan dizut esan didazu autokritika zero hori egin dudala eta karbono zero ezetz beno nik neutralidad de emisiones de carbono esan det uste det ez dela gauza bera eta hori da helburua

jauna estiman duzula adierazi diguzu bai pasaden asteko batzordean baita gaur ere

norantz zeren dar un volantazo askotan ematen duzu beste erremediorik ez daukazulako baina

arriskua daukazu bide bazterrera erori edo ez dakit bolantazo baina eskertuko nizuke

noiz edo noiz behintzat besteek egiten dutena kritikatzeaz aparte baita ere bolantazo hori norantz eman behar dugun esatea edo zer egiteko edo bestela egibar jaunak esaten duen betiko errotonda horretan bueltak ematen ibili behar dugu baita ere gai honetan

martxan jarrita dagoen estrategia baliotzat ematen dudala bidea uste dut ona dela gainera europatik eta markatzen dizkiguten helburuetara bideratuta dagoelako

ekintzak edo abiadura ez dugula konpartituko eta uste dut aldaketa klimatikoaren legearen tramitazioan hori lantzeko aukera izango dugula

dugula espainiarekiko baina baita ere tejido produktiboa hangoa

konparatzen hasi beharko genuke eta egoera ez da berdina gu lehen esan dut txikiak gara espainia konparatuz askoz handiagoa da

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu euskal talde popularra euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

euskal eskola publikoan eskolaratzeko eskubidea bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den

anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

gaurko eztabaidan nahi dut hausnarketa batzuk mahai gaineratzeko baliatu momentu honetan oso nabarmena da oso nabarmena da dagoeneko orain dela urte batzuk

demografiaren bilakaeraren ondorioz biztanleriaren zahartzeak areagotuta azaleratu duela gure hezkuntza ereduaren agortzea por cierto dagoeneko jada agortua zegoena aspaldi

baina eztabaidari heltzeak suposatzen duen eta ekar dezakeen guztiagatik atzeratzen joan da eta ez zaio eztabaidari heldu nahi edo hobeto esanda ez da interesatzen eztabaidari heltzea gizarte eredu zehatz bat

ditu gure gizartean hezkuntza eskubidearen gauzapenean atzerakada ekitatean inboluzioa ez guk esaten dugulako eskola kontseiluaren txostena hor dago eta emaitza akademikoetan ba gero eta

txarrena da gizarte arrakala egonkortzen ari dela egituratzen ari dela

makalagoa da beste kalifikatiborik ez erabiltzeagatik eta egia esan hezkuntza sailak orain arte behintzat ez du ausardiarik lidergorik

beharrezkoa dugun marko juridiko berriaren proposamena indarrean dagoen eredu agortua betikotzera bideratua datorrela gure hezkuntza ereduari eta eskuduntzei osoko zuzenketa jarri dienen eskutik

hezkuntzan gertatzen ari den guztia baliagarria izaten ari dela ditugun erronkak eta korapiloak mahai gainean jartzeko hala ere

baita guk ere esaterako nahasten ditugu helburuak eta bitartekoak badirudi orain

jaiotze tasa sustatu behar dela eskolak ez ixteko eta

ez jaisteko eta ahazten zaigu ikastetxeak eta hezkuntza bitartekoak direla pertsona guztien aukera berdintasuna bermatzeko pertsona bakoitzak guztiak beraien bizitza proiektua eraikitzeko baliabideak izateko

eztabaidetan beraz ikastetxeak eta matrikula ez dira helburua pertsonak dira helburua gainera azken urteotan jaiotze tasarekin arazorik izan indarrean jarri diren hezkuntza politika okerrengatik edo beste aldera begiratu delako hainbat ikastetxe baztertu dira

eta administrazioaren menpeko zuzena den sareak bete beharko lukeen papera ezinbesteko papera eta garrantzitsua ahuldu da

bera delako gizartearen ekitatearen aukera berdintasunaren oinarri eta bera izan behar delako gizarte baten ongizatearen zutabea baina egia da eta

praktikan ez dugu sare publiko eredu bat ez dugu sare kontzertatu eredu bat ikastetxeak ditugu

eta bere amarena batzuk kokatzen diren sarearen arabera eskubide gehiagorekin eta autonomia gehiagorekin

eskubide gutxiagorekin betebehar gehiagorekin eta autonomia gutxiagorekin batzuk

ditugun baliabide eskasekin eta horrek egunerokoa asko zailtzen du beste batzuk publikoaren baitan aurkitzen direnak ere

autonomiaren beharrarekin ikustea besterik ez aurtengo ikasturte hasieran zer gertatu den

finantzazio berberarekin administrazio publikoaren aldetik kontzertatuak familien finantzazio ekarpen gehigarriarekin marko normatiboaren ihesbidean luze jarrai dezaket egoeraren argazkia erakusteko

biak ala biak zailtasunak dituzte bete beharko lituzketen helburuak lortu beharko luketen emaitzak bikaintasunean ekitatean gizarte bezala izan behar genituzkeen aurreikuspenak

hori betetzeko biak ala biak dituzte zailtasunak eta hor badago zer hobeto gobernuaren ardura da ordezkari publikoen ardura da eta hor maila eman behar dugu gertatzen dena da gobernuaren ekimen faltagatik askotan irakasle eta ikastetxeengan jartzen dela zama edo

ordezkagunearen auziarekin gertatu den bezala hau da gu ez gara gai konpontzeko baina zer egiten dugu gure gabeziak estaltzeko

arduragabekeria bat da beraz egoera ez da bi sareen arteko

begirada zabaldu behar dugu eta momentua da begirada zabaltzeko baizik eta trantsizio batetarako baliagarria izan litekeena

ez da baliagarria eta behin trantsizioa pasatuta buelta bat eman behar zaio egoerari

sortu behar ditugu buelta bat emateko batez ere

erantzuteko hezkuntza eredua hobetzeko eta antolakuntza eredua aldatzeko horretarako baldintzetan egon beharko ginateke baina zoritxarrez

ikasleen mesedetan eta gizarte honen mesedetan batez ere ahulenak lehenetsiz eta aniztasuna balorean jarriz beraz

aukera bezala hartu beharko genuke aukera bezala hartu beharko genuke ze krisi eta arazo guztia bete aukera bat ematen

kolektibo giza badakit oso konplikatua dela ez dela erraza

eta bestelako planteamendu batzuk egitea baina egia da horrela jarraitzen badugu ez garela oso urrutira iritziko ez herri bezala ez gizarte bezala ez ezer barkatu agian batzuk nor banako batzuk iritziko dira

baina beste herritar batzuk zapalduta eta beste herritar batzuk baztertuta eta alboratuta hausnarketa hau eginda

dugula baina egia da paperak dena eusten duela eta egia da orain arte ikusitakoak ikusita ba egia da ez dugu esperantza gehiegi eta ez dakit baliagarria izan daitekeen baina okertzen banaiz

diren baina azken urteotan matrikula oparoa izan arren ere eskola publikoa alboratu duen gobernu baten aurrean aurkitu gara

baina beno agian hau abia puntu bat izan daiteke zergatik ez iruditzen zaigu ere hirugarren puntuan jasotzen dena errazegi esaten dela

zama irakasle eta ikastetxeengan utzi nahi dela alegia esaten da hezkuntza proiektua baloratuko dela

hori esaten da eta esango dizuet gauza bat hezkuntza zoritxarrez sarritan hezkuntza proiektu onak izateak edo ez izateak ez du zerikusirik matrikulazio onarekin

baina bai dauka zerikusia auzoan eta herrian

etiketa bat dutelako edo ikastetxe horretara pobreak eta etorkinak doazelako eta oso klasistak garelako

bidaltzen ze askotan horrela da gurasook ez dakigu ikastetxeetan ze hezkuntza proiektu dagoen eta matrikulatzera joaten garenean pelikula bat azaltzen digute

eta gidatzen gara gure imaginario kolektiboan dagoen ideiaz

hemen lana daukagu erakunde publikoetatik eta bukatzeko beraz iruditzen zait kontuz kontu handian esaten dugunarekin eta ez duguna esaten

ez da bideratzen jendea ez doa kontzertatura

zoragarria zoragarria izugarrizko kalitatea daukana baina zer gertatzen da zer gertatzen da ez da berdina ikastetxe batean

duzun errealitatearen arabera errealitate sozial konplexuaren arabera konplexutasuna zenbat eta gutxiago errazagoa da homogeneitateari erantzun bat ematea orduan kontuz esaten dugunarekin eta zer diskurtso erabiltzen dugunarekin bata ez da bestea baino

ez da hobea eta gero zer esango dizuet familien erabakitzeko aukeratzeko ikastetxea aukeratzeko eskubidea

amaitzen joan mesedez ipuin maltzur bat maiz erabiltzen duguna

gure fobiak beldurrak ezkutatzeko eta eskubideak urratzeko eskerrik asko ubera

de bengoechea andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar burua egun on guztioi

izan ere ekimen hau hogei hilabetez lozorroan egon da

harrigarria behintzat iruditzen zaigu egia da tarte honetan honekin zerikusia izan dezaketen hainbat konturi buruz hitz egin dugula hemen zein batzordean

baina gaurkoan horien guztien popurri bat zegoen ekimenean hori

entzun aurretik horregatik ez zait iruditzen gaurkoan ezer berririk edo berritzailerik esan dezakegunik ez batzuk ez besteok baina idatzizko akordio batera behintzat iritsi gara ez da gutxi pozgarria iruditzen zaigu baina tamalez

jasotakoa baino atzeragoko jarrerak entzun ditugu

ahotan aurreiritziz beteriko ekimena iruditu zitzaidan lehenengoz irakurri nuenean izan ere hasteko gure hezkuntza sistemaren izaera ibilbidea anormaltzat jotzen duelako berezko ezaugarriak izango ditu beste sistema batzuen aldean hori egia da baina guztion artean eraiki eta

eta denona bigarrenik egia ez den

ez dela jakiteko legebiltzar honen eta herritar ororen eskura daude datu horiek

hezkuntza esparruari bideratuta zegoen bi mila zortziehun eta berrogeita bost koma lau milioi euroko inbertsioa aurreikusi zuen jaurlaritzak aurreko urtean

inbertsio horren guztiaren zati oso garrantzitsu bat hezkuntza

etcétera konpartitzen ez ditugun bestelako baieztapen batzuk ere egiten dira ekimenean esate baterako hezkuntza publikoaren alde egiteak baino ez dituela bermatzen ekitatea eta gizarte kohesioa guztiz baztertzen dugu aipamen hori ez da egia ezta bidezkoa ere

gure sistemaren zutabe garrantzitsua suposatzen du zalantzarik gabe

publikoa ez den gainontzeko hezkuntza komunitate guztiak ere bere egunerokoan ekarpen bikaina egin dio euskal gizarteari egia esan halako zioen azalpenek ekimenaren testuinguru definitzen dute eta ez dira oso lagungarriak izaten

baina guztiok ahalegin bat egin dugu macazaga andreak egindako beste hainbat aipamen alde batera utziko ditut eta ekimenean bertan jasotako kontuetara joan nahi nuke izan ere tamalez uste dut gutxi hitz egin dela

zatiaren inguruan lehenengo puntuan gelak edo eskolak itxi edo ez ixteari dagokionez euskal gizarteak erronka ugari ditu eta zalantzarik gabe datozen urteetan eta hamarkadetan horietako

izango da leku nabarmena izango du sarri hitz egiten dugu pentsio sisteman familien ereduetan zaintza lanetan

eta eskarian duen eraginaz baina hezkuntza sisteman ere eragina du erronka demografiko horren ondorioak neska mutikoak hezkuntza sistemaren ardatza dira eta tamalez arrazoi ezberdinak tarteko gero eta gutxiago jaiotzen dira

erronka demografiko horri aurre egitea ematen duela egiten dugula eskolak bete behar direlako nik ez dakit nondik atera duen halako baieztapena baina

eta datozen urteetan egoera horri buelta ematen

proposamen eta ekintza abian jartzen diren bitartean lehenengo ondorioa gure artean daudela eta horiei erantzun bat eman behar zaiela azken urteetan hainbat

berri izan dugu itunpekoen kasuan zein publikoaren kasuan ikastetxeen arteko bat egiteak ere eman izan dira

zein itunduan auzo batzuk zahartu berriak sortu eta eskolatze premiak nabarmen aldatu ziren unean ez da inoren gogoko zenbait gela edo ikastetxe bat ixtea

baliabideak modu arduratsuan eta eraginkorrean erabili behar direla eta egoera berrien aurrean

egoeraren nondik norakoak ingurunearen ezaugarriak eta beste hainbat irizpide kontuan hartuta bigarren puntuan hezkuntza premia

ikasleak aipatzen ziren zalantzarik gabe erronka bat da hezkuntza administrazioarentzat ikasle bakoitzari bere ikas prozesuaren une bakoitzean horri erantzun bat ematea horregatik hezkuntza administrazioari eta ikastetxe bakoitzari dagokio lan horretan ekarpen bat egitea ez diogu ikastetxeek bakar bakarrik egin behar dutenik

ikastetxeek hezkuntza administrazioaren eskutik egin behar dute eta baita gertuen dauden edo inguruko erakundeen eskutik tratamendu espezifikoa

ikasteko zailtasun handienak dituzten pertsonei etorri berriak diren ikasleei eta nola ez baita gaitasun handiak

ekitatea hori zen gure zuzenketan aurkeztutako puntuetako bat esaten genuen administrazioak jarraitu egin behar duela sistema osoaren finantzazioaren kudeaketan

eta beti ere ikaslea ardatz izaten aukera berdintasuna bermatzen eta justizia soziala eta ekitatea bermatzen hirugarren puntuari dagokionez

honetaz joan den otsailean orduan ere esan genuen

kontu desberdina zela ikastetxeek beste jarduera osagarri batzuengatik

diru kopuru batzuk eskatu ahal izatea horregatik ez gentozen bat ekimenaren jatorrizko idazketarekin baina bai gehitzen genuen bat barra bi mila hemezortzi dekretuan aurreikusitakoaren hezkuntza sailak ohikotasunez eta lurralde berme batzordetatik zein ikuskaritzatik

araubidean jasota dauden eskubide eta betebeharrak

horrela jaso genuen euzko abertzaleak taldeak eta talde sozialistak aurkeztutako zuzenketan ere ahalegin bat egin dugu guztiok segurueni pastor jaunak esaten zuen bezala guztiok genuen gogokoago gure jatorrizko ekimena gure kasuan zuzenketa

guztiok akordio hau lortzeko batetik sailari eskatzeko kalitatezko eskola publiko inklusibo ekitatibo eta berritzailearen alde lan egin dezan bestetik jaiotzen tasen eta matrikulazioaren beherakaden ondorioz

kontuan har ditzala ikastetxearen proiektua eta gertutasunak suposatzen duen onura eta aberastasuna ikasleen aniztasunari ere erantzuna emateko

ahalbideratzeko eta azkenik seme alabentzako ikastetxe eta proiektua aukeratzeko eskubidearen aipamena egiten da legean jasotakoa

eskubide eta betebeharrak gauzatzen direla bermatzeko ikuskaritzaren lana aipatzen da uste dugu akordio on bat lortu dugula

ona dela eta on litzatekeela

akordio honetan sinestea akordio hau bultzatzea elkarlan horretan aurrera egitea besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko berriozabal anderea erantzunen txandara pasatu gara macazaga anderea bertatik bai zurea da hitza

macazaga anderea eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

motxilak bazterrean eta hobe motxilarik

ez da ona eta ez dakit gaizki ulertu zaidan edo zer esan nahi nuena zen

guztiok baina gaurkoan iruditu zait zure diskurtsoan oso nabarmena izan dela

ulertu daiteke eskola publikoa gutxiesten dela

geronek badakit ez dela erraza ba diskurtso batetan dagoen argazkia plazaratzea baina iruditzen zait askotan negatiboki hitz egin beharrean ba positiboki hitz egingo

hitz egingo bagenu onura gehiago egingo geniola eskola publikoari eta esan nahi dudana ere beste bigarren ideia bat da

lehen esan dudan bezala agerian zegoelako ba gure hezkuntza eredua agortua dagoela

hezkuntza azkenean da tresna bat pertsonei eta gizarte bati erantzuteko ez da helburu bat

geneukan antolakuntza eredu bat finantziazio eredu bat zen trantsizio batetarako erantzun bat emateko gizarte konkretu bati baina trantsizio eredu hori bukatu da gizartea aldatu da

hori hobetzea aldatzea garai berriei hori egiteko eta kateatuta gaude iraganean eta iruditzen zait momentu hau dugun demografiaren bilakaerarekin dugun krisi egoerarekin probestu beharko genukeela begirada altxatzeko eta benetan eredu horri buelta bat emateko eta ez eredua betikotzeko hor ausarta jokatu behar du kontziente naiz kontziente naiz zaila dela ba inertziak bultzatuta gabiltzalako

eta aldi berean epe motzeko politikak egin eta epe luzera begira aritu baina egin beharra daukagu zeren ez da guk esaten dugulako emaitza guztiak txosten guztiak azken urteetan negargarriak dira

ba bikaintasunean emaitza akademikoetan pixkat atzera egin dugu baina ekitatean gora egin dugu baina

ekitatean atzera egin dugu emaitza akademikoetan atzera egin dugu eta oraindik bi mila bederatziko emaitza akademikoetara ere eta ez dugu guk esaten

esaten du ez gara iritsi ez gara iritsi

baina horri erantzuteko politikak ez gara gai martxan jartzeko eta hori da konplexuengatik bai jauna hor bai daude konplexuak eta hor ahalegin bat egin behar dugu guztiok bestela gizarte bezala

anbizioz jokatu nahi dugula gizarte bezala herri bezala asko dugu jokoan eta ezin dugu jarraitu urte gehiago dinamika honetan orduan

matrikulazioa jaitsiko dela ezin duguna da konfrontazioa areagotu eta egur gehiago bota sutara gai izango beharko ginateke buelta bat emateko

bestelako antolakuntza eredu bat finantzazio eredu bat autonomia

eta hor zerrenda luze bat daukagu zerrenda luze bat daukagu baina heldu behar zaio noizbait heldu beharko diogu

eta horrek eskatzen du elkarrizketa eta zoritxarrez ba gaurkoa bale oso positiboa da akordioa baino

ez dago eta horrek eskatzen du beste baldintza batzuetan beste espazio batzuetan

eta ez politika egitea komunikabideetara begira

iruditzen zait ba guztiok gure hausnarketa egin behar dugula gure autokritika egin behar dugula

dugula eta hor egia da guk hezkuntza sailari ekimena botatzen diogu faltan

gaitasun eza erakusten du eta ausardia lidergo bat behar dugu eta gobernua lideratzeko dago politika egiteko dago eta bakoitza

edo dagoen tokian dagokion funtzioa bete behar du gustatu edo ez onerako eta txarrerako

euskal talde popularraren ordezkaria de bengoechea anderea zurea da hitza bertatik

pastor euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar eta euzko abertzaleak

bigarren txanda honetan ez dugu zure ekimenaz hitz egingo guztiok ari gara

duen horretan ikasleengan eta ikasleen prozesuetan euzko abertzaleak taldeak sekula ez du gutxietsi eskola publikoa ezta gutxietsiko ere nola gutxietsiko dugu

erdia egiten duen lana eta ekarpena baina gauza bera diot itunpeko sarean dauden proiektu desberdinez ez ditugu gutxiesten gutxietsiko ere ez dakit talde guztiek gauza bera esan

politika komunikabideei begira egiteari dagokionez

uste dut zuk ondo baino hobeto dakizula hezkuntza sailak

begira ez duela politika egiten lehenengoz proiektu partehartzaileak jarri dituela abian hezkuntza komunitatearekin batera garrantzitsuak diren gaien inguruko gogoeta egiteko komunikabiderik ez zegoen ez zeuden horietan guztietan komunikabideetan entzuten duguna da zarata eta zalaparta oposizioko zenbait talderen aldetik izan ere uste dute on egiten diotela hezkuntza

denok malgutasunez jardun dugulako gaurkoan ea lege proiektua ixten denean ere modu berean jarduteko gai garen eta ez izan zalantzarik jaurlaritzaren ausardia eta lidergoa ere
kontuan izango ditugula eskerrik asko eskerrik asko berriozabal anderea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

gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena bilboko zabalburu ikastetxeko logistika eta garraioa zikloan a eredua bermatzeari

beraz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

a hirurogeita bederatzi b hogeita lau es decir

barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

anderea legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez zatón jauna zurea da hitza

zeren atzo erdi txantxetan esaten nuen que no había caso eta horrexegatik ez dugu

bilboko zabalburu ikastetxeko logistika eta garraioa zikloan a eredua bermatzeari buruz doa

baina begirada askoz zabalagoa izan behar da errealitatea zein den jakiteko kasu konkretua ikusten badugu pentsatu dezakegu lanbide heziketan gazteleraz ikasteko aukerarik ez dagoela baina normalean gertatzen

dagoela hezkuntza sailaren datuak ikusita soilik ikasleen ehuneko berrogeita batak ikasten du euskaraz eta ia ehuneko hirurogeiak

duela urte batzuk lanbide heziketa euskalduntzeko plana martxan jarri zen eta egia da

eta ekimenarekin harreman zuzenagoa duen bigarren puntua ere ez dugu inondik inora ikusten zabalburu ikastetxea bere euskalduntze plana jarraituz euskaraz

logistika zikloan eta taldea osatu zen nahiz eta momentu honetan

eta baita a ereduko matrikula batzuk egon ziren zuk emandako datuak esaten zuten bezala eta sailak bidalitako

familien aukeratzeko eskubidea gainera ez da ulertzen nolatan erabiltzen den eskubide hori

ikasleen eskubidea eta aukerak murrizteko barrio

erabiltzen da justu lan munduan txertatzeko aukera murrizteko frogatua dagoelako

txosten guztietan aditu guztien txosten guztietan frogatua dagoelako

gaitasuna eskuratzea eta erabilera klabea dela gakoa dela lan munduan txertatzeko ez beraz ezin gara joan ikasleen gure gazteen etorkizunaren kontra baizik eta guk

bitartekoak jarri behar ditugu gazte horiei etorkizunerako ateak irekitzeko

formatuenak izan daitezen hala ere barrio jauna proposamen honekin ez dakit zehazki

duzu baina zure helburua baldin bada irudikatzea lanbide heziketan gaztelera diskriminatua dagoela

lanbide heziketan salbuespen batzuk kenduta euskara da diskriminatua dagoena ia ez du presentziarik euskarak

bostehun eredua aukeratzen dutenak ere ez daukate bermatuta ikasketak egingo dutenik hona ekarri ditzaket mila adibide urtero urtero urtero gertatzen dena ikasturte hasieran oso oikoa da

eta b ereduan jartzen zaie edo a ereduan por cierto

a ereduaren antz handia dauka lanbide heziketan oraindik

osoa dago egiteko eta ez da guk esaten dugulako

oso gune euskaldunetan eta klaustro euskaldunak dituzten ikastetxeak lanbide heziketan oso berde dago euskararen

eta matrikulazio sasoian urtero urtero ikasturtero gertatzen dena ba egia da oso zaila da ulertzeko ikasleak eskatzen dute bostehun eredua

orduan iruditzen zait hor oso ekibokatua zaudela

euskara eta gaztelera biak dira gure erkidegoko hizkuntza ofizialak biak hala biak gainera gainera ikusita hezkuntza ez unibertsitarioan egin den ibilbidea

lanbide heziketara iristen diren ikasle horiek suposatzen da teorian suposatzen da euskara eskuratuta izan behar dutela

ikasketa guztiak bostehun ereduan egin lanbide heziketan ez daukate bermatuta bostehun ereduan egingo dutenik

tristeena da momentu honetan derrigorrezko hezkuntzatik irteten diren ikasleek euskararen maila oso kaxkarra

emaitzak ikustea besterik ez edo azken ebaluazio

hemen gertatzen ari dena da lanbide heziketara iristen direnean gazteleran murgiltzen ditugu murgiltze eredua

hori da dugun errealitatea etorkizuneko herritarrak kamustuz euren gaitasunak murriztuz izan ere zenbat eta hizkuntza gutxiago ba lan mundurako prestakuntza gutxiago hori da duguna eta

momentu honetan modan dago ingelesarena bale oso ondo

ikasleengan pentsatu behar dugu etorkizunean pentsatu behar dugu eta noski bide horretan ere lan mundua euskalduntzea baina oso oso urruti gaude

eta zalantzarik gabe lanbide heziketan egin beharko genuke

egin zen apustua ikastetxeak irakasleak euskalduntzeko hor dagoelako arazo

baina ez dugu ulertzen horretarako zer den oztopo edo zein zailtasun dauden guk

egin genuen proposamen zehatza zentzu horretan baina ez genuen gehiengorik lortu ez genuen arrakastarik izan eta egia esan ikastetxeetako hizkuntza ereduetaz hitz egiten zaigunean ba zalantza asko ditugu ikastetxeak hizkuntza

eskerrik asko ubera anderea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak pastor jaunak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna
martínez zatón elkarrekin podemosek ez du hitza hartu behar eh bilduk

bozketara jarriko degu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

contra beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinaturiko osoko zuzenketa

onartuta geratu da gai zerrendako seigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

gidaritza hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza

ez dakit bruselara baina bai etxera dagoeneko etxera joanda egongo nintzateke edo hobeto esanda

lehenengo eta behin egoera honetara ez iristeko ekimena hartuko nuke

egoera honetara ez iristeko ahalegin guztiak egiten badakit gauzak ez direla sinpleak eta agian ez nukela lortuko

egingo nukela baina behintzat saiatuko nintzateke ekimena hartuko nuke egiari zor uriarte

ez dugu ekimenik ikusten ez dugu ahaleginik ikusten baina litekeena da ekibokatuak egotea eta errealitatearen argazki distorsionatua izatea gure ustez guk ikusten dugunetik behintzat datuak oso nabarmenak dira

ikasturte hasiera honetan hezkuntza sailaren hamaikagarren txapuza ari gara sufritzen anabasa itzela

ez duzue izan ekimenik ti ta baten ekimena hartzeko eta konpontzeko baizik eta uzten duzue hori izan da legegintzaldi osoko ildoa legegintzaldi osoko frekuentzian aurkitu da aurtengo ikasturte

lehenengo sare publikoan izan genuen gatazka eta mobilizazio askoren ostean hezkuntza sailak bere burua mugitzera

ikusi arte ez zuen ezer egin eta ez zer negoziatzera eseri bidea malkartsua izaten ari da segregazioaren inguruan zer esan ikastetxeetako azpiegitura hobekuntza planean jasotakoa betetzeko ere makina bat komeria irakasleen egonkortasunaz eta hezkuntza proiektuen jarraikortasuna bermatzeko neurriez ere zer esango dugu

baina gobernu baten lekuan jarrita

atzetik eta berandu dabilen eta estutzen zaionean mugitzen den estutzen ez zaion bitartean

aritzen da hezkuntza saila egia da

ez diola inolako kosterik pasatzen eta orain arte lehen esan dudan bezala komunikabideen bidezko kudeaketa funtzionatzen diola nahiz eta herritarrak eta familiak sufritzen dituzten ondorioak baina gobernuak ez du desgasterik oraingoan ikasturte hasieran

oihuka etorri zaio laguntza eske ikasturte hasiera honetan aste honetan bertan egindako

socorro lagundu luzeegi irauten duen hezkuntza eta

amaiera emateko gehiegi korapilatu eta zatartu den auzia bideratzeko eta uriarte andreak

sailburuak zer egin du zer egin du beste alde batera jarraitu arduragabekeriaz jarraitu komunikabideen bidez itxurak eginez jarraitu zerbait egiten duen bezala baina ezer egin gabe negoziazioei heldu gabe ikasturte hasiera honetan egin duen bezala iragarriz diru gehiago jarriko duela

baina gogoratu nahi dut otsailean onartu genuen hiru barra bi mila hemeretzi legearen bidez

onartu ez zen aurrekontu lege proiektuan jasota zegoena baino gehiago

lehenago hezkuntza behar bereziak dituztenentzat ere neurriak areagotuko zituela esan zuen dagoeneko jasoa zegoenean

baina ezer egin gabe eta benetan gaiari erroari heldu gabe eta gogoratu nahi dut hezkuntza saila parte eta arte dela auzi honetan parte eta arte da

itunpekoan jarraitu beharreko marko normatiboa eta nola ez

finantzazioa gaur egun itunpekoak ia ehuneko ehun ez esateagatik ehuneko ehuna diru publikoz finantzatuta daudenean moduluak

deialdi guztiak publikoaren pareko beraz hezkuntza sailak badu ardura ardura badauka

parteak bildu eta negoziatu bere esku dago finantzazio iturria eta marko juridikoa baina onartezina dena da gatazka hau

erabiltzea agerian geratu izan den bezala hezkuntza batzordean izan ditugun agerraldi

izan dugun sentsazioa da lan gatazka hau

erabili nahi dela parte ezberdinen aldetik besteak beste tristea

ikasleak etxe honetan bi mila hemeretziko martxoan

gobernua sostengatzen duen alderdiekin adostasun minimoetako adostasun bat egiteko eta gure taldeak gauza asko alboratu zituen eta gure irizpideetatik

auzi hau bideratzeko baina gobernuak ez du bete

gertatu eta ez dago aurrerapausorik badakigu uda aurretik sindikatu batek

gobernuari eskatu diola mugitzea eta negoziazioa publikoa da medioetan

ondorioz gobernua mugitu da parteekin bildu da negoziaziorako egin du eskaintzarik

sindikatu batek gobernuari bilera eskatu diola nik ez dakit erantzunik dagoen ez dagoen erantzunik kontua da egoera ikusita zein zen ba beharrezkoa ikusi genuela berriro eztabaida

gauden tokian ikusita oposizioko talde bat garela ikusita badakit ez duzuela ulertzen eztabaida hau hona ekartzea eta

zer geratzen zaigu zer egin behar dugu eragiteko gaude ez gobernuari jarraipena egiteko sustapen lanak egiteko eta proposamenak egiteko gaude

bide bat izan daiteke ez dakit ganbera honetan esploratu den baina hezkuntza batzordeko ordezkaritza bat izendatzea gaia bideratzeko

agian justizia eta lan saileko batzordeko ordezkaritza bat ez dakit guk gaurkoan ekartzen genuena zen eztabaidara proposamen zehatz bat

eztabaida honetan egotea eskatzen duguna da hezkuntza saila gidaritza izatea

blokeo egoerari amaiera emateko eta hor guk planteatzen genuen ildo zehatz batzuk langileen birkokapenerako kolektibo guztia kontutan hartzea

eta lan pertsonalerako erreserbatutako ordu osagarrien planteamendua ere aintzat hartzea badakigu egoera oso konplikatua dela badakigu gainera sartuta gauden jaiotza tasaren beherakadarekin horrek ere oraindik gehiago konplikatzen du

besteak beste baina zalantzarik gabe sartuak gauden ziklo berrian

borroka eta gatazka areagotzeko erabili beharrean aukera bezala ikusi beharko genuke iraganari erantzuten dion antolakuntza eredua aldatu buelta bat eman

ekitatean eta bikaintasunean eman diren atzerapausoak buelta emateko horretarako balizko hezkuntza lege aitzindari bat

ez gaur egungo eredua egonkortzera eta betikotzera ekarriko duena baizik eta bestelako eredu batetan sakonduko duena baina hori beste eztabaida bat da badakigu beste eztabaida bat baina buruan izan behar dugu

aurretik esku artean ditugun gatazkak konpondu behar dira

motzera ditugun gatazkak auziak konpondu behar ditugu zergatik baldintzak sortzeko baldintzak sortu behar ditugu eta hau

zeren dagoeneko oso ustelduta dagoen auzi bat da beraz ea gaurko eztabaida lagungarria den honetarako

itunpeko sareko hainbat ikastetxeetan dagoen gatazkaren inguruko ekimena

hezkuntza saila bitartekari lanetan aritzea eskatuz eta ekarri duenez eztabaidatuko dugu baina dagoeneko legebiltzar honek emana du bere iritsia kontu

eztabaidagai izan genuen honekin zerikusi zuzena duen kontu bat ekimena orduan ere eh bildurena zen orduko hartan

eta hezkuntza batzordeak hartutako erabakia honako hau izan zen legebiltzarrak sailari eskatzen dio

elkarrizketa eta negoziazioa areagotu ditzala hezkuntza komunitateko eragile desberdinekin hezkuntza sistema osoa hobetze aldera eskatzen dio gizarte ekimeneko itundutako zenbait ikastetxeetan sindikatu eta patronalaren arteko elkar ulertze handiagoa ahalbidetu dezaketen aukera desberdinak aztertzeko era berean eusko jaurlaritzari eskatzen dio gatazkaren bi aldeek egokioz gero lan eta justizia sailaren bitartekaritza lideratu dezala

bilatzeko erantzukizuna egotzi nahi dio hezkuntza sailari langileen birkokapena soldatak norberaren lana garatzeko orduak eta abar

aipatutako ekimenaren eztabaidan egin genuen zein gatazkaren alde biek batzordean egindako

eskatutako batzarretan ere argi dagoena da lan gatazka baten aurrean gaudela hezkuntza alorrean diharduten eragileen arteko gatazka baina azken finean lan gatazka bat dela

sistemarengan ikasleengan ikastetxeengan familiengan eta oro har gizartearengan

eta euzko alderdi jeltzaleak kezka handiz bizi duen gatazka aldeen artean komunikatu eta akordioetara iristeko dagoen gaitasun ezak kezkatu egiten gaitu gabezia horregatik eta nola ez honek dituen ondorioengatik aspertu arte

eta langileen ordezkarien arteko elkarrizketa ondo dakite batzuk zein besteek

blokeo eta gatazka egoerara garamatzatela eta kale itsuan sartuta dagoela gatazka gainera jarrera eta posizio horiek mantentzeak

ahalegin neke haserre eta sufrimendu handia suposatu du batzuentzat zein besteentzat baina greba egun horiek guztiak

porrotaren isla dira gure taldearen ustez

gai honi beste modu batean heltzeko ezinbestekoa da berandu baino lehen inflexio puntu bat egotea euskal hezkuntza sistemak ez duelako merezi etengabeko tentsio egoera hori jasatea enegarren aldiz elkarrizketaren eta negoziazioaren bideari ekin diezaiotela eskatzen diegu langileen ordezkariei eta

hezkuntza sailak izan behar duen edo ez duen rolari dagokionez ekimenaren zioak zera dio kezkagarriena hezkuntza sailaren jarrera izaten ari da edo hobeto esanda haren ekimen falta bere erantzukizunen utzikeria egiteraino ez da egia eta proposatzaileak

hezkuntza ondare publikoa da eta sailak etengabeko harremana izan behar du hezkuntza komunitatea osatzen duten eragile guztiekin azken hilabeteetan egin duen moduan

patronalekin langileen ordezkariekin familiekin hartu eman estua izan du gatazkaren hasieran erdian eta une honetan ere

eragile guztiekin patronalarekin langileen ordezkariekin eta baita familiekin

ubera andrea zuk ondo dakizu patronalekin batzarrak izan dituela etengabe familien ordezkari ezberdinak hartu dituela eta baita sindikatu

baina ez dezagun ahaztu lan hitzarmenaren baitan legitimatuta daudenak langileen ordezkariak eta patronala direla eta hortik kanpo hutsa litzatekela beste edozein horretan aritzea

bitartekaritza lanetan jardutea patronalak zein langileek ondo baino hobeto dakite egunerokoan horretan jarduten dutelako hezkuntza sailak ez duela eskumenik lan gatazken bitartekaritzari dagokionez eta guk ere ondo dakigu

beste kontu bat da onartu nahi ez izatea edo desesperazioak jota bide hori urratu nahi izatea

eta orain arte behintzat egin ez dutela benetan uste dugu negoziazio prozesuek aurrera egingo ez balute mereziko lukeela

hori ere jorratu ahal izatea legeak eskaintzen duen aukera bat da tresna bat da benetan uste dugu gauden egoeran ezin diogula uko egin inolako tresnari erabili gabeko tresna bat daukagu mahai gainean

ahaleginik egin horri dagokionez legebiltzarkide arbitro bitartekari epaile izateko proposamen edo burutazio horri dagokionez iruditzen zait nahikoa zailtasun daukagula gure artean egunerokoan gai ezberdinen inguruan posizioak adosteko baita

ere eta uste dut ez dagokigun eta menperatzen ez dugun egiteko bat izango litzatekela kasu honetan ere beste injerentzia berri bat euzko abertzaleak eta sozialistak legebiltzar taldeok aurkeztutako zuzenketa errealista bideragarria eta eskumenen esparruarekin errespetuzkoa dela uste dugu batetik jaurlaritzari eskatzen diogu gizarte ekimeneko lan hitzarmenaren parte direnekin lan sailaren bitartekaritza bultzatzea bigarrenik sailari eskatzen diogu aurrekontu legearen testuinguruan moduluen eguneratzea

eta azkenik eskatzen dugu bilakaera demografikoa kontuan izanda enplegua mantentze aldera eta kalitatea bermatuz birkokapen akordio bat bultza dezala dagoeneko lehenengo proposamenak zentzu horretan urkullu lehendakariak berak joan den ostiralean esan zuenez jaurlaritzak ez ditu begiak ixten zerbitzu publikoetako

horregatik jaurlaritza neurriak jartzen hasia da gure hezkuntza sistema hobetu eta gatazkan dagoen itunpeko sarearen zatiari

laguntzen saiatzeko etengabeko harremana dago eragile guztiekin sare publikoko zein itunpeko irakasleei lansaria igotzeko erabakia gauzatu da hezkuntza premia berezia dituzten itunpeko ikastetxeentzako ikasleentzako diru laguntzak areagotu dira

jaiotze tasaren beherakadaren ondorioz itxi litezken gelen ondorioz irakasleak birkolokatzeko proposamena landu da gure ustez

honi buruz parentesi bat egiteko eta benetan hitz egiteko eztabaidatzeko eta adosteko betebeharra duten horiei behingoz hitza

esan beharrekoak esanda zeuden eta esanda daude atzo zuri esaten nizun moduan ez dut uste eztabaida honek aurrekoekin gertatu bezala lan gatazkaren konponbideari gehiegi lagundu diotenik

gure ustez bada garaia alferreko zarataren bolumen jaitsi eta nahasmena areagotzeari usteko orain artekoa ez da batere eredugarria izan eta

gaitasuna eta betebeharra dutenei eskerrik asko eskerrik asko
berriozabal anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz

irakasleentzat eta baita ere kurtso berria hasi da legebiltzarkideentzat eta baita ere gobernukideentzat eta hezkuntza sailak oporretara eraman zituen etxeko lanak

baita ere udan eta gainera momentu honetan etxeko lan gehiago sartu ditu bere

plataformarekin gertatzen ari den arazo eta txapuzekin baina gaurkoan berriro daukagu

auzia eta baita ere eusko jaurlaritzaren esku garbiketa gatazka

luze jo du baina baita ere daukagu hezkuntza publikoaren akordioa sinatu gabe hezkuntza saila ere da

beraz esan genezake hezkuntza sailarentzat ez direla betiko garai onenak historia pixka bat egitea komeni da gai gehienetan eta honetan ere bai hezkuntza batzordean gaudenok memoriaz badakigu baina nik uste dut besteentzat komeni da gatazkaren nondik norakoak ezagutzea

kontu honekin gure hezkuntza sistemaren anomalia dago gatazka honen atzean europan bai anomalia bat gara bi

ez bi hiru lau edo bost hamar urte daramatzatela lan hitzarmena berritu gabe hamar urte hauetan euren lan baldintzak kaskartuz joan direla sindikatuen aldarrikapen nagusiak ezagunak dira sektoreko sindikatu

aldarrikapenak dira gatazka honetan sindikatu guztien batasuna eman da eta nahiz eta orain diferentzia batzuk egon ehuneko laurogeita hamazazpiko batasun sindikal bati buruz hitz egiten ari

goraipatzeko modukoa dela gure herrian horrelako borroka luze eta konplexu batean halako batasun sindikala lortzea alde batetik eta mantentzea denboran eta horrek zerbait esan nahiko du patronalaren jarrerari buruz

distintos colectivos soldata eroste ahalmena berreskuratzea ere dago aldarrikapenen artean baina

ustedes eta baita ere bereziki prekarizatuen eta feminizatuen dauden kidegoen lan baldintzak hobetzea

laguntzako espezialistak eta haur hezkuntzako lehen zikloko pertsonala uste dut irakurtzen badituzue arretaz zentzuzkoak direla sindikatu ezberdinen aldarrikapenak eta aldi berean bideragarriak borondatea badago patronalaren eta gobernuaren partetik zentzu batekin hezkuntzaren kalitatea eta hezkuntzaren sistemaren langile lan baldintza duinak bermatzeko pasa den kurtsoan mobilizazio eta greba ugari burutu zituzten baina aldez aurretik

berriro ere mobilizazioak eta grebak egin arte patronalak ez ziren kezkatu ere ez gobernuak

hezitzailea iruditzen guren gizartearen hezkuntzaren zati handi batetaz arduratzen den

erakusten duen arduragabekeria ez zaizkigu balore hezitzaileak iruditzen negoziaketarako borondate falta

pública beraz uriarte andereari dagokio lidergoa hartzea eta

emateko ekimen honek eta sindikatuak eskatzen dutena gobernuak negoziaketetan laguntzea da beraz uste dut sindikatuen eta patronalen benetako negoziaketen denbora dela eta baita ere

gobernuarena ere bai beraz babestuko dugu aurkeztutako ekimena eta berriro esaten dugu gobernua bere ardura hartzea eskerrik asko eskerrik asko

berriozabal andrea proposamenak proposamenak dira

hori bai dela epai eta maestra izan nahi duen legebiltzarkidearen afirmazioa zuk esan duzu ba da garaia

heldu gaiari beste era batetara eta hau ez da soilik gatazka laboral bat hau hezkuntza gatazka bat ere bada

aurrean gaude baina urteen poderioz titularitatean eta erabakiak hartzeko ikastetxeak duten ahalmen alboratuta gainerakoan

maila berberean daude eskubideei dagokienean

beraz hezkuntza sailak arduraren bat izango du izango du arduraren bat betebeharren bat izango du hezkuntza sailak ez bertan gertatzen denaren inguruan dagoeneko ustelduta ez baldin badago ba ez zaio ezer falta gai hau ustelduta egoteko eta hezkuntza saila

eta negoziazioa bilatu behar du bere ardura da erremangatu behar da

abiatu behar du momentu honetan ridikulua da momentu honetan ridikulua da gobernuari eskatzea lan sailak bitartekaritza egin dezan ridikulua da hemen negoziazioa behar da eta negoziazio hori hezkuntza sailak eman behar du bera da patronal nagusia gai honetan

hamazazpi eguneko greba egin zutenean hezkuntza sailak dokumentu bat aurkeztu zuen ez baldin banago oker birkolokazioari buruzko dokumentu bat

nahi duenean egiten du eta badauka eskuduntza hemen aitzakiak alboratu behar dira

nork jartzen du marko juridikoa nork egiten ditu hainbat deialdi mesedez

dago eta gogoratu nahi diogu hezkuntza sailari

guztiona dela zergadun guztiok jartzen dugun dirua dela eta hori diru publikoa

hor bermeak egon behar dira baldintzak egon behar dira kontrol bat egon behar da eta are gehiago esku pribatuetara doanean guztietan baina esku pribatuetan ere hemen

berme horiek dira langileen baldintzak eta ikasleen oinarrizko eskubideak kalitatezko hezkuntza bermatzeko

bideratzen da diru publikoa kalitatezko hezkuntza bermatzeko

baldintza batzuk bete behar dira langileei dagokionean eta ikasleei dagokienean

finantzazioa areagotu duzue finantzazioa areagotu zaie beraz ahaztu moduluen beste eguneraketa bat iruditzen zait badaudela nahiko bitarteko gai hau

borondatea behar da lidergo bat behar da eta hemen hezkuntza saila arte eta parte da eskerrik asko ubera

euskal sozialistak pastor jaunak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko legebiltzar burua zertaz hitz egitera etorri gara gaur ubera andrea

itunpeko lan gatazkaz ari garenean bi talde

digute helburua argia titular potoloren bat saltzen saiatzea hori bai gaurko itzal eginez bide batez nor ari zen aurreko puntuan komunikabide bidezko politika egiteaz ubera andrea efektu

dezente horretaz guztiaz zer esango dizut legebiltzarkide bitartekari epaile arbitroarena benetan niri burutazio bat iruditzen zait eta

injerentzia bat da badakizu proposamena egiten duzun momentuan badakizu

ez dagokiola horretan aritzea ez kontu honetan ez beste sektore baten egon daitekeen beste gatazka batean benetan deigarria egiten zait proposamena gero soldaten igoera aipatu da hemen hezkuntza alorrean bi mila hemeretziko ekitaldirako presazko aurrekontu neurriak direla eta

ekarri zuen eta euzko alderdi jeltzaleak baiezkoa eman zion otsailaren hamalauan egindako osoko bilkuran

itunpeko ikastetxeen gastuei aurre egiteko ekonomia moduluak igotzea onartzen zen

harritu nau zuk esandako gauza batek esan duzu otsailean

aukeratu dituen zure hitzak edo agian zure taldean momenturen batean eztabaida bat egon ote zen zer egin behar zen lege proiektu horren aurrean

ez zenuten parte hartu hortaz onartu genuen gainontzekook eta euzko alderdi jeltzalea hor egon zen erantzukizunez ez eh bildu bezala ez da gertatzen den lehenengo aldia gatazkarekin zerikusia duten eragile guzti

patronalek sindikatuek familiek aitortzen dute lan gatazka baten aurrean gaudela

ondo asko dakigu hori ez al du merezi mahai gainean dagoen

erabili gabe dagoen tresna bati aukera bat ematea eta gainera alde biek egin behar dute eskaria ez dagokio beste bati bitartekaritza eskaria

abian jarri aldeek eskatu behar dute beraiei behin eta berriro esan diegu hori dela gure ustez aukera bat eta ahalegindu beharko liratekeela horretan momentuz behintzat ez dute horretarako biderik hartu

nik hasieratik bertatik esan dizut euzko alderdi jeltzalea oso kezkatuta dagoela elkarrizketa eza nabaria delako komunikazio eza nabarmena delako

komunikazioaren porrota delako baina kezka agertzen dugun bezala uste dugu exijentzia bat ere egin behar diegula aldeei konponbide bat

hori ere gure erantzukizuna delako eta sailak ere bere kezka adierazi die eta behin eta berriro eta etengabe hartu eman izan du beraiekin galdetzen duzu bildu da sindikatuekin bildu da familiekin ba noski bildu dela eta zuk

jaurlaritzarekin harremana dutela etengabeko harremana dutela gero jaitsiera demografikoa dela eta lehen ere honetaz hitz egin dugu jaitsiera demografikoaren aurrean enplegua mantendu eta irakasle plantillak zaharberritzea aldera proposamen jarri zuen mahaian eusko jaurlaritzak hortaz gobernua geldi dago ez du egiten beno kontua da

geldi egotea begira guk behin eta berriro esan dugu adostasuna eta egonkortasuna behar duela sistemak eta adostasun horrek elkarrizketatik

siempre eta lehendakariak joan den ostiralean erabili zituen hitz batzuekin amaitu nahiko nuke

anderea euskal talde popularraren ordezkariak ez du hitzik hartu behar

bai eskerrik asko bakarrik gauza bat esateko bitartekaritza eskatu da

gobernutik suposatzen dut lan sailak jakingo duela eta beste sindikatu batzuk ere bere oniritzi eman dute nik jakin nahi nuke igual galdera hau

uzteko da nork ez duen oniritzia eman eta zergatik ez da

eztabaida amaituta bozketara pasatuko gara

eh bildu taldearen jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu eh bildu taldearen jatorrizko testua jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita sei contra hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da lehen puntua jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu

onartuta geratu da bigarren puntua ere gai zerrendako zazpigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak

dagoen arrakalari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

bai bozketa lehenengo puntua eta gero beste biak edo hirurak banatuta

desberdin ez ni nahastu naiz

galdetu nahi dudana da ea banan banan bozkatuko dugun bai zuk ere puntuka bale orain hirugarren

denok gaude bozkatuko dugu hirugarren puntua

hirugarren puntua bai ulertuta denok

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru boto

hirugarren puntua ere gai zerrendako zazpigarren puntua elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den

como la cooperación isiltasuna mesedez baxuago isiltasuna mesedez eskerrik asko

mila esker eskerrik asko garcía
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea

akordio zabala dagoela eta bestalde ikusita zein den

gaia gaia zabala dela gaia sakona dela eta ere komenigarria izango litzateke ere

lasaiago hitz egitea gai interesgarri eta garrantzitsu honi buruz

emakumeentzat hainbat esparruetan presentzia izan dugulako eta kirol arloa ez da salbuespen bat baizik eta ere kirol arloan aurrerapenak egon direla baina esan dezakegu aurrerapen hauek

oraindik ibilbidea egin behar dela adostasuna bilatzen eta dagokion diagnostikoa egiten eta dagozkion neurriak hartzen

la iniciativa bastante completa alde batetik aipatu dudan bezala alderdi popularrak gure zuzenketan jasotzen genuena aipatzen da alde batetik diagnostiko bat egitea

alderdiekin transakzioa akordioa eta espero dugu

eusko jaurlaritzak neurriak martxan jarri

ere eta dagozkion epeetan desberdintasunak gero eta gutxiago

eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea

eskerrik asko eguerdi on guztioi nik hasi nahi nuen galdera bat botatzen garai batean iragarki batean botatzen zutena

zer ulertzen zuten emakume batek bezala korrika egiten duzula esaten zaizunean eta hor agertzen ziren pertsona desberdinak keinu iraingarriak egiten zituzten

keinuak egiten zituzten eta neska txikitxoei galdetu zitzaienean ahal bezain arinen korrika egiten saiatu ziren beraz argi dago estereotipoz jositako gai bat ekarri duela

elkarrekin podemosek garrantzitsua dena oraindik ere txikietan hain garrantzitsua den kirol hori urtetik urtera estereotipatzen eta erreferente falta hori

irain izatetik ikusgarritasuna lortzera eta emakume batek bezala korrika egiteaz galdetuko baligute

korrika egitea izen bera daramagu besterik ez edo

egitea kuriosoa ongi izugarri ongi egiten dakien emakume bat nola zalantzan jartzen den

bere jeneroa eta hormonenganaino heltzea

kirol esparru horrek emakume honek emakume batek bezala korrika egiten ez duelako edo ulertzen ez delako edo

kirolaren bidez emakumeen ahalduntzea martxan jartzen ari diren emakume guzti horiez eta nola urtetik urtera geroz eta eraso gehiago dituzten ordu aldaketak direla eta

donostiako kaleak hartzerako garaian hori bai bestelako makro ekintzak sortzeko eta egiteko ez dugu arazorik edo emakumeen biraz guri

horretan garrantzitsutzat ikusten genuen aipamen hori non dago emakumeen bira proposamen honetan txirrindularitza

eta euskal herrian lan ikaragarria hogeita hamar urte luzez lan ikaragarria egin duen elkarte hori non dago erdibideko honetan ez dakit hiltzen utzi nahi dugun

diruaz ere gutxi hitz egiten da guk adibidez egiten genuen zuzenketan ekonomikoki horrelako proiektuak garatzerakoan

hori ere bazetorrelako nolako ezberdintasunak dauden nire kide den ubera andereak egindako

batzuk ekarri nahi ditut hona emakumeen biraren inguruan berak galdetzen zuen bi mila hamazazpian gizonezkoen euskal herriko itzulia antolatzen laguntzeko

bi mila hamazazpian emakumeen bira antolatzen laguntzeko

euro izan ziren bi mila hemezortzian beste behin ere

eman zitzaizkion gizonezkoen euskal herriko itzuliaren antolatzaileei

eta hemen igoera bat egon zen emakumeen biraren antolatzaileentzako bi mila eurokoa

lotsagarria bi mila hemeretzikoak oraindik ez ditugu berrehun eta hogei puntu zero euro badira

antolatzeko emakumezkoena oraindik subentzioa tramitazio bidean zegoen emozionatuta nago jakiteko aurtengo igoera

guk hain zuzen akordio honetan

besteak beste euskal herrian emakumezkoen kirola izugarri bultzatu duen elkarte bat aipatu ere egiten ez delako ez sinatzea erabaki dugu eta gainera

zergatik abstenituko garen lortu den erdibideko zuzenketa honetan gure ustez oso gai garrantzitsua da gaur ekarritakoa berdin zait eguerdiko hamalauzeroetan izan edo arratsaldeko hamazazpizeroetan

proposamen hau hona ekarri izana eta eskertzen genuen ere bai bi mila hamazazpian

ekarri izana zeren bi mila hamazazpiko proposamenaren eta bertan lortu genuen erdibideko akordioarekin konparatuko bagenu gaur lortutako akordioa

ezer berri gutxi topatzen dugu behintzat baina beno puntuz puntu azaltzen saiatuko naiz lehenengo puntuan analisi bat eskatzen da eta garrido andereak azaldu du emakunderi eskatzen zitzaion diagnostiko bat egitea

eaeko goi mailako emakumezkoentzako kirolaren egoeraren azterketa genero ikuspuntutik izugarrizko datu pila azaltzen dira hemen eta gobernuak berak legislatu dezakeen eta beharko lukeen horren inguruan aipatzen da bilaketa arin bat

bi mila hamabiko generoaren araberako eraginaren ebaluazioa egiten du emakundek ere bai bertan diagnostiko bat planteatzen duelarik eta gainera proposamen batzuk ere

kirolean emakumeen kontrako sexu jazarpena eta abusuak prebenitzeko gida protokoloa egiteko jarraibideak

eta bai diagnostiko gehiago eskatu ditzakegu gu ez gara horren kontra jarriko baina badaude dagoeneko ikerketak badaude dagoeneko proposamenak eta ez dira garatzen

gure ustez balorean jartzen dugu gobernutik bultzatutako hiru proposamen ez dira hemen eh bilduk ekarritakoak emakundek eta

baizik gero gidez hitz egiten da aipatu dut protokoloarena emakundek ere bai badauka beste gida bat kirolean

parekidea bultzatzeko badaude

gida gehiago behar ditugula aurrera benetan ez dugu guk horren kontra ezer esango hirugarren puntuan eskatzen da bermatu dadila euskal kirol federazioei ematen zaien diru laguntzen baitan klausula eta irispideak sartzen direla

horretaz gain badaude esan nahi dut zazpigarren planean hiru puntu oso ondo ekarriak zeudela ere bai hasierako proposamenean horiek badaude eginda ere bai orduan oraingoz ezer berririk ez eta guk hor

eskatzen genituen zehaztasunetara jotzen dugunean emakumeen birarekin gertatzen dena topatu dezakegu orduan guk konpondu dezakegun horri soluzioak ez dizkiogu topatu nahi eta jarraituko dugu eskatzen bermatu dadila jarraituko ditugu gidak proposatzen

bitartean egin dezakeguna egiten ez badugu laugarren puntua formakuntza eta kanpainak eskatzen ziren eta hemen

hori ekarri nahi dut gogora zeren bertan eta bertan ere bai esaten dut eta gu ere bagara diagnostikoak eta azterlanak eskatu dituztenak

baina bertan eskatzen zen are zehatzagoa zen zerbait

kirol erakunde eta federazioekin azterketa bat egin zedin neurriak hartu zitezen eta zortzi hilabeteko epean erregulazio kode bat egitea

eta bertan aurreikusitakoa aintzat hartzea eta erabat betetzea eskatzen zen

debekatzen den ez laguntza publikorik ez babesik ematea euskadin egindako kirol ekitaldietarako baldin eta emakumeentzat baztertzaileak badira martxan jartzea eta laugarren puntuan sentsibilizazio kanpainak bi mila hamazazpiko maiatzaren hemezortzian

eta proposamen berri bat ekarri diguzue hona erdibideko proposamen bat ekarri diguzue hona berriz diodana kontra ez dut egingo bere garaian akordio bat lortu genuelako

txosten guzti hauek baina guk zehaztasunak eskatzen genituen hori izan zen

gure osoko zuzenketan diru laguntzez hitz egiten genuen kirol lehiaketa ofizialetan parte hartzeko baldintzez hitz egiten genuen emakumeen biraz hitz egiten genuen ez

emakumeen bira ez dugu nahi emakumeen kirola proposamen honetatik erortzea eta tamalez sentsazio hori daukagunez edo ezer berririk topatzen ez dugunez
guk abstentziora joko dugu eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak arrizabalaga anderea zurea da hitza

eguerdi on denoi kirolaren inguruan hitz egiten dugunean orokorrean gizon eta emakumeen arteko arrakala areagotuagoa dela esan genezake kirola maila profesional eta maila ez profesional batean maskulinizatutako esparrua

esan genezake baita ere kirola emakumeak gehien diskriminatzen duen esparrua izan eta dela oraindik ere

emateko bidean gaudela ere esan beharra dago neska mutilek ez dute kirola neurri berean ezta modu berean egiten diferentzia horiek nabariak dira

estatu askotan baina zergatik gaur egun neskek mutilek baino kirol gutxiago egiten dute zergatik uzten diote neskek kirola egiteari mutilek baino lehenago hau ez da kasualitate bat eta hainbat azterlanek ondorio berdintsuak helarazi dizkigute

mendebaldeko gizarte modernoetan kirolak antolaketa tradizionalean du oinarria

gizonezkoan oinarritutako egituratan kirolak gizarte modernoetan bere esparru boteretsua sortu du baita ere kirola osasunaz aparte badelako kirolaren bitartez kolektiboak batzen dira identitateak indartzeko balio du kirolak gazte eta eder mantentzen laguntzen digu emozioa eta gozamena ere bilatzen ditugu kirolean kirola gizartean integratzeko modu bat da elkarbizitzen ikasteko modua

soilik ezagutzen dute pisu handia du kirolak gure gizartean eta neska gazteen eta kirolaren arteko harremana egoera horretan kokatu behar dugu

kirola neskek adin horretan ordea sekulako aldaketa nabaritzen dute kadete mailara igotzen direnean eskoletako egiturak oraindik ez daude guztiz prestatuta neska mutilek kirola egiten jarrai dezaten eta beraz kirolean jarraitu nahi badute modu bakarra klub federatuak dira

baina bai askok ez daukate ez baliabide ekonomiko nahikorik eta ezta ere mentalitaterik

beraz gaitasun onenak dituztenak hartuko dituzte eta errendimenduak kirolera bideratu baliabide gutxi badituzte mutilen ekipoak osatzen dituzte lehenengo eta ahal bada neskenak neska gazteei kirolaren alorrean hautatzeko eta erabakitzeko askatasuna mugatzen dieten baldintza sozial eta kulturalak agerian dira eta gure gizartean oso sustraituak daude neska mutil kirolarien arteko berdintasuna ez da batere

naturaltzat jo ditugun ohitura asko aldatu behar dira eta horrek nola ez denbora eskatzen du eta zer gertatzen da geroago berrogei urte bueltan ditugun emakumeekin emakume askok haurrak izatea erabakitzen dute eta haurrak hazitakoan berriro ere kirola egiten hasten dira

eta lanarekin gauza bera gertatzen zaie lana eta haurrak elkartzen direnean

eta beraz kirolerako ere bai badirudi gizon askori ez zaiola horrelakorik gertatzen nik galdeketa bat egin dut

haurrak dituzte eta lan asko egiten dute baina kirola egiteko tartea beti aurkitzen dute el trato discriminatorio dispensado

y como mujeres hala ere egoera hori aldatzen ari da azken urteetan egindako lanak bultzatuta eta horretan jarraitu behar dugu

eta dituzten jarrerak aldatzen lagundu eta hala ere zailtasunak zailtasun sasi guztien gainetik aitzindari eta erreferenteak diren emakumezkoen kirolari bikainak ditugu euskadin zeren nik baino lehenago hitz egin duten

baditugula euskadin oso garrantzitsuak gainera joane somarriba edurne pasaban

futboleko emakume jokalariak errealak erreginaren kopa irabazi du orain dela gutxi emakume arraunlariak saskibaloi jokalariak eskubaloi jokalariak eta abar luzea daukagu

herri kiroletan baita ere azken urteotan emakumeen presentziak bultzada izanik emakumezkoen sokatira taldeak sortuz

garaipen nabarmenak lortu dituztelarik adibidez nire

eta azken urteotan nabarmentzekoak dira txinga eroatean trontzan segan harri jasotzean edo pilota mailan oso altuan dabiltzan emakume kirolariak beraz erreferenteak baditugu baina gaia benetan

saiatu gara perspektiba bateratu bat lortzen eta honekin

edo ez hain gazte horrek kirola nabarmentzeko duen naia eta ilusioen bultzada

eredu badaukagu eta horretan dihardun behar dugu eta guzti honetan zein da gure betebeharra zein da erakundeen betebeharra ba guren erantzukizuna

kirol esparru zein zuzendaritza eta sektoreko zuzendaritza eremuak barne emakumeen inkorporazio osoa izan dagian laguntzeko tresnak bultzatu eta ezartzea

baina bi mila hemeretzian oraindik ere beharrezkoa da horretan inziditzea berdintasun estrategiak ezarri

kirol federatuan sartzea bultzatzeko euskal kirol federazioei emandako laguntzetan berdintasun klausulak eta irizpideak

diru laguntzak ahalbidetuz eta ibilbide hau beti ere gizarte guztiaren konpromisoarekin egin behar dugu hori beti diot guztion

martxan dago genero ikuspegia txertatzeko estrategia bi mila hamazazpi eta bi mila hogei eusko jaurlaritzako jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritza eta bat basque team fundazioaren elkarlanaren ondorio

zigun baina guk gaur azaldutako guzti

isla dela etxebarrieta andereari gauza pare bat esan nahi dizkiot

bi mila hemeretziko laguntza izango da kirol batzordean bertan

amaitzen joan bertan oinarria ezarri baitzen eta bestalde

emakumearen bira dela eta baita ere zuk dakizun moduan

ez da boluntade kontua jaurlaritzak bi mila hemezortzitik lanean dihardu lasterketaren antolakuntzaren

baina ez dago bere esku eta hori esan egin behar da etorkizunean alternatiba bezala lasterketa berri bat

legezkoa da gauzak nolakoak diren azaltzea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
arrizabalaga anderea erantzunen txandara

eskerrik askoeskerrik asko eskerrik asko

euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea hitzik hartu behar duzu

boikoteatu nahi duen telefonoak uzten baldin badigu

asko entrenatu beharko dut oihana kortazarren mailara heltzeko baina beno saiatuko gara behintzat inoiz esaten zuen arrizabalaga andereak eta uste dut oso hausnarketa interesgarria ekarri duzula hona zenbat denbora eskaintzen diogun kirolari zenbat denbora uzten digun lan honek horretarako eta beno pixka bat gehiago egitearena ezer egiten ez denean beti dago ondo nik uste dut eta

eta ez dut uste inolako talderik hori planteatu duenik erreferentzia faltarik sentitzen dugunik bat nator esaten duzunarekin uste dut euskal herrian eta euskal herritik kanpo kirolean izugarrizko maila erakusten duten

arazoa da erreferentzializatzen ez ditugula hasi naiz galdera batekin eta beste galdera bat ekarriko nuke zenbat gizonezko

hamar izen esateko kapazak izango ginen hemengo bakoitzak

esateko kapazak izango ote ginen uste dut askoz gehiago kostatuko litzaigukeela beraz hor bisibilizazioan dago ardura eta gobernuak instituzioek hor daukate

hor egiten ari den lanak eta zentzu horretan urratsak ematen jarraitzea eskatzen genuen zuzenketan

horretaz gain balorean jartzea erreferentzia horiek guztiak gauza bat da beraietaz hitz egiten egon gaitezkeela baina gero zein baldintzetan egiten dituzten

egiteko asko daukagu oraindik eta urratsak ematen ari dira

ez dago galdetzea diagnostikoekin esaten genuen eta esaten nuen moduan horren kontra ez gara jarriko inoiz baina bai uste dugu baditugula dagoeneko

nondik jo erakutsi ahal digutenak eta horregatik zentzu horretan bere garaian dagoeneko akordio bat zegoenez eta zentzu horretan zihoanez zehaztasunak eskatzen genituen urratsak ematea eskatzen genuen eta

bidelagun izango zaretela mila esker eskerrik asko etxebarrieta anderea
euskal sozialistak rojo andereak ez du hitzik hartu behar

bertatik bai eskerrik asko
legebiltzar burua ni ere labur labur arituko naiz baina justu

hitza hartzea baina labur labur esango dut benetan ez dut astirik izan eta

asko dagoela benetan baina gaia kirolean arrakalaren gaia hain zabala zen kasu honetan eta emakumeen biraren inguruan hori kanpoan utzi nahi genuela behintzat guk

kasu honek eta hau horrela esanda nik ere eskerrak eman nahi nizkion talde proposatzaileari eta bestelako taldeei baita ere eh bilduri

hein handi batean babestu egiten delako eta horretarako baino ez hitza hartu nahi nuen eskerrik asko

arrizabalaga anderea eztabaida

euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamasei boto aldekoa hemezortzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari